orain alderdi sozialistak eta eh bilduk siñatuduten erdibireko zuzenketa badakau baño alderdi sozialistak bere firma kendu du eta

transazionalarekin jarraitu nahi duen bozketara jarri nahi duen bai ala ez

erdibideko zuzenketa bat ixten denean bi ebazpenak emendakinak edo dena delakoak erori egiten direlako ondorioz bozkatu dugu zuzenketa bat existitzen ez zena zeren eta bertan erorita zegoelako hau da erdibideko zuzenketek

ordezkatzen dute erdibide hori lortu den zuzenketak

alderdi sozialistaren hirugarrena ebazpena bozkatuko dugu

barkatu ez zegoela bozkatuta transazionala

bilduko bozketak tokatzen direnean orain alderdi sozialistaren

ebazpena bozkatuko dugu aldeko botoak

jarraian alderdi sozialistaren laugarrena ebazpena bozkatuko dugu aldeko botoak

aurkako botoak abstentzioak

ez hogeita hamazazpi abstentzioak hogeita bat ondorioz ez da onartu

bostgarrena ebazpena bozkatu dugu aldeko botoak

abstentzioak bai hamazazpi ez hogeita hamazazpi

ez da onartu seigarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak

bale ondorioz onartuta geratzen da alderdi sozialistaren zazpigarrena ebazpena aldeko botoak

abstentzioak bai

ez da onartu zortzigarrena ebazpena

bai hirurogeita bost ez hamar ondorioz onartuta geratzen da

berriro bozkatuko dugu aldeko botoak

abstentzioak bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi enpate bat dagoenez hurrengo plenorako utziko da berriro bozkatu dadin

ebazpena aldeko botoak

abstentzioak bai berrogeita hiru ez

onartuta geratzen da hamaikagarrena ebazpena aldeko botoak

abstentzioak bai hamasei ez hogeita hamazazpi

ez da onartu hamabigarrena ebazpena aldeko botoak

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi abstentzioak bat enpate bat dagoenez berriro errepikatuko dugu aldeko botoak

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ondorioz ez da onartu ebazpen hau

aldeko botoak aurkako botoak

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi abstentzioak bat enpate bat dagoenez berriro bozkatuko dugu aldeko botoak

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi abstentzioak bat enpate dagoenez hurrengo bozketarako geratuko da

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ondorioz ez da onartu hamabostgarrena ebazpena aldeko botoak

abstentzioak bai hogeita hamazazpi

enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu aldeko botoak aurkako botoak

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi abstentzioak bat ondorioz hurrengo bozketarako geratuko da

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ondorioz ez da onartu

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioak bai hamasei ez hogeita hamazazpi

ez da onartu hemezortzigarrena

aldeko botoak aurkako botoak

bai berrogeita hiru ez hogeita hamaika abstentzioak bat ondorioz onartuta geratzen da

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioak bai hamasei ez hogeita hamazazpi abstentzioak hogeita bi ondorioz ez da onartu hogeigarrena ebazpena

aurkako botoak bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ondorioz

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ondorioz ez da onartu

aldeko botoak aurkako botoak bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ondorioz ez da onartzen

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioak bai hamasei ez hogeita hamazazpi

ez da onartzen hogeita laugarrena ebazpena

aurkako botoak abstentzioak bai hamasei ez hogeita hamazazpi

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

ez da onartzen hogeita seigarrena ebazpena

aurkako botoak bai hogeita hemezortzi ez hogeita hamazazpi ondorioz onartuta geratzen da

hogeita zazpigarrena ebazpena aldeko botoak

abstentzioak bai hirurogeita lau ez hamar abstentzioak bat ondorioz onartuta geratzen da

dago euzko abertzale taldearekin transakzioa bozkatuko dugu aldeko botoak aurkako

abstentzioak bai berrogeita hamalau

onartuta geratzen da hogeita bederatzigarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak abstentzioak

bai hamasei ez hogeita hamazazpi abstentzioak

transakzioa daukagu orain alderdi sozialistaren hogeita hamara eusko abertzaleak

hogeita hamalaurekin transakzioa bozkatuko dugu

abstentzioak bai berrogeita hamairu

onartuta geratzen da hogeita hamaikagarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak abstentzioak

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi abstentzioak bat enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi abstentzioak bat ondorioz hurrengo bozketarako geratzen da

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioak

bai hamasei ez berrogeita hemezortzi abstentzioak bat ondorioz ez da onartuta geratzen

transakzionala daukagu alderdi sozialista eta eusko abertzaleak taldearen arteko transakzionala aldeko botoak

aurkako botoak abstentzioak bai berrogeita hamairu abstentzioak hogeita bi ondorioz onartuta geratzen da

hurrengoa transakzionala daukagu alderdi sozialistaren hogeita hamalaua eusko abertzaleak taldearekin aldeko botoak

abstentzioak bai berrogeita hamairu

abstentzioak hogeita bi ondorioz onartuta geratzen da

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

onartuta geratzen da hogeita hamabostgarrena ebazpena

aurkako botoak abstentzioak bai hamasei ez hogeita hamazazpi abstentzioak hogeita bi ondorioz ez da onartzen

aldeko botoak aurkako botoak

bai hamasei ez berrogeita hemezortzi abstentzioak bat ondorioz ez da onartzen hogeita hamazazpigarrena ebazpen hau

aurkako botoak abstentzioak bai berrogeita lau ez hamar

geratzen da hogeita hemeretzigarrena ebazpena aldeko botoak

abstentzioak bai hamazazpi ez hogeita hamazazpi

ez da onartzen berrogeigarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak abstentzioak

bai berrogeita hiru ez hogeita hamaika abstentzioak bat ondorioz onartuta geratzen da berrogeita batgarrena ebazpena aldeko botoak

bai hirurogeita bost ez hamar ondorioz onartuta

aldeko botoak aurkako botoak

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi abstentzioak bat enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu aldeko botoak

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi abstentzioak bat enpate dagoenez hurrengo plenorako utziko dugu

aldeko botoak aurkako botoak

bai hirurogeita bost ez hamar ondorioz onartuta geratzen da berrogeita hirugarrena ebazpena

aurkako botoak

bai berrogeita lau ez hogeita hamaika ondorioz onartuta geratzen da berrogeita laugarrena ebazpen hau

berrogeita bostgarrena

aldeko botoak aurkako botoak

ez hogeita hamazazpi ondorioz onartuta geratzen da berrogeita bostgarrena ebazpena berrogeita seigarrena

aurkako botoak abstentzioak

ez da onartzen berrogeita seigarrena ebazpena

bai hamazazpi ez berrogeita hemezortzi ondorioz ez da onartzen

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

bai hamasei ez berrogeita hemeretzi ondorioz ez da onartzen

bederatzigarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak bai hogeita hemezortzi ez hogeita hamazazpi ondorioz

berrogeita hamargarrena ebazpena aldeko botoak

abstentzioak bai hamazazpi ez hogeita hamazazpi

aldeko botoak aurkako botoak

bai hogeita hemezortzi ez hogeita hamazazpi ondorioz onartuta gelditzen da berrogeita hamaikagarrena ebazpena berrogeita hamabigarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

bai berrogeita lau ez hamar

ebazpena jarraian alderdi popularraren ebazpenak bozkatzera pasako gara lehenengoa

aurkako botoak bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ondorioz ez da onartzen

aurkako botoak bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ondorioz ez da onartzen hirugarren ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ondorioz ez da onartzen laugarren ebazpena

aurkako botoak bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ondorioz ez da onartzen bosgarren ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak abstentzioak bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi

aldeko botoak aurkako botoak

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ondorioz

alderdi popularraren seigarrena ebazpena aldeko botoak

bai hogeita hemezortzi ez hogeita hamazazpi ondorioz onartuta geratzen da seigarrena ebazpena zazpigarrena ebazpena aldeko botoak

bai hogeita hemezortzi ez hogeita hamazazpi ondorioz onartuta geratzen da zazpigarrena ebazpena

aldeko botoak aurkako botoak

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ondorioz ez da onartzen zortzigarrena ebazpena

aurkako botoak bai hogeita hemezortzi ez hogeita hamazazpi ondorioz

aldeko botoak aurkako botoak bai hogeita hemezortzi ez hogeita hamazazpi ondorioz

aurkako botoak bai hogeita hemezortzi ez hogeita hamazazpi ondorioz onartuta geratzen da

aurkako botoak bai hogeita hemezortzi ez hogeita hamazazpi onartuta geratzen da

bai hogeita hemezortzi ez hamasei abstentzioak onartuta geratzen da hamabigarrena ebazpena hamairugarrena ebazpena aldeko botoak

abstentzioak bai hogeita hamazazpi

ondorioz onartuta geratzen da hamabigarrena ebazpena hamalaua transazio bat denez transazioa jarriko da

aldeko botoak aurkako botoak abstentzioak

bai hogeita hamazazpi abstentzioak hogeita hemezortzi ondorioz onartuta gelditzen da hamalaugarrena ebazpena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioak bai hogeita hamazazpi abstentzioak hogeita hemezortzi ondorioz onartuta gelditu da hamabostgarrena ebazpena

aurkako botoak abstentzioak bai hogeita hamazazpi ez hamasei abstentzioak hogeita bi ondorioz onartuta gelditzen da hamaseigarrena ebazpena

aurkako botoak abstentzioak bai hogeita hamazazpi

hogeita bi ondorioz onartuta gelditu da hamazazpigarrena ebazpena hemezortzigarrena ebazpena aldeko botoak

bai hogeita hemezortzi ez hogeita hamazazpi

aurkako botoak abstentzioak

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi abstentzioak bat enpate dagoenez berriro errepikatuko dugu

aurkako botoak

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi abstentzioak bat enpate dagoenez hurrengo bozketarako utziko dugu

hogeigarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako

bai hogeita hemezortzi ez hogeita hamazazpi ondorioz onartuta geratzen da

jarraian eh bildu ren ebazpenak bozkatuko ditugu

erdibidekoa alderdi sozialistak sinadura altxa duen erdibideko zuzenketa

aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioak bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi

enpate dagoenez berriro errepikatuko dugu bozketa

abstentzioak bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi abstentzioak bat enpate dagoenez hurrengo bozketarako utziko dugu

eh bildu ren

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioak bai hirurogeita lau ez hamar abstentzioak bat ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi abstentzioak bat enpate dagoenez berriro errepikatuko dugu

aurkako botoak abstentzioak

enpate dagoenez hurrengo bozketarako geratuko da

aurkako botoak abstentzioak

bai hirurogeita lau ez hamar abstentzioak bat onartuta

aurkako botoak abstentzioak bai berrogeita zortzi ez hamaika abstentzioak hamasei ondorioz onartuta geratzen da

aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioak bai hirurogeita lau ez hamar abstentzioak bat ondorioz

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak abstentzioak

aurkako botoak bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ondorioz

aldeko botoak aurkako botoak

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ondorioz ez da onartzen bederatzigarrena ebazpena

aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioak bai hogeita hamazazpi

aldeko botoak aurkako botoak bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ondorioz ez da onartzen hamargarrena ebazpena

aurkako botoak bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ondorioz ez da onartzen hamaikagarrena ebazpena hamabigarrena ebazpena

aldeko botoak aurkako botoak

aurkako botoak bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ez da onartzen hamairugarrena ebazpena

aurkako botoak abstentzioak

bai hirurogeita lau ez hamar abstentzioak bat ondorioz onartuta geratzen da hamalaugarrena ebazpena

aldeko botoak aurkako botoak abstentzioak

bai hirurogeita lau ez hamar abstentzioak bat ondorioz onartuta geratzen da hamabostgarrena ebazpena

aldeko botoak aurkako botoak bai hogeita hamazazpi

aldeko botoak aurkako botoak

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ez da onartzen hamazazpigarrena ebazpena

aurkako botoak bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ondorioz ez da onartzen hemezortzigarrena ebazpena hemeretzigarrena ebazpena aldeko botoak

abstentzioak bai hogeita bat ez berrogeita hamairu abstentzioak bat ondorioz ez da onartzen hemeretzigarrena ebazpena

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioak bai hogeita hamazazpi

aldeko botoak aurkako botoak

aldeko botoak aurkako botoak

bai hirurogeita lau ez hamaika ondorioz onartuta geratzen da hogeita batgarrena ebazpen hau

aurkako botoak abstentzioak

bai hirurogeita lau ez hamar abstentzioak bat ondorioz onartuta geratzen da

aldeko botoak aurkako botoak

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ondorioz ez da onartzen hogeita hirugarrena ebazpena

aldeko botoak aurkako botoak

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ondorioz ez da onartzen hogeita laugarrena ebazpena

aurkako botoak bai berrogeita zortzi ez hogeita zazpi ondorioz onartzen da hogeita bostgarrena

hogeita seigarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

bai hogeita bat ez berrogeita hamalau ondorioz ez da onartzen hogeita seigarrena ebazpen hau hogeita zazpigarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak bai hogeita bat ez berrogeita hamalau ondorioz ez da onartzen hogeita zazpigarrena ebazpena

aurkako botoak abstentzioak bai hirurogeita lau ez hamar abstentzioak bat ondorioz onartuta geratzen da hogeita zortzigarrena ebazpena

jarraian upydren ebazpenak bozkatuko

batera bozkatzea proposatzen dute posible da taldeak egitea edo bozka ezberdinak

zailtasunak dakar lehenengoarekin hasiko gera batgarrena ebazpena upydren lehen ebazpenarekin

aurkako botoak bai bat ez hirurogeita hamalau ez da onartzen

abstentzioak bai bat ez berrogeita zortzi abstentzioak hogeita bat ondorioz ez da onartzen bigarrena ebazpena

aldeko botoak aurkako botoak

aurkako botoak bai bat ez hirurogeita hamalau ondorioz ez da onartzen laugarrena ebazpena bostgarrena ebazpena aldeko botoak

bai berrogeita lau

aurkako botoak abstentzioak

bai hogeita zortzi ez hogeita sei abstentzioak hogeita bat ondorioz onartuta geratzen da

aldeko botoak aurkako botoak

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

abstentzioak bai bat

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak bai bat ez hirurogeita hamalau ez da onartzen bederatzigarrena ebazpena hamargarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

bai bat ez hirurogeita hamalau ez da onartzen hamargarrena ebazpena

aurkako botoak bai bat ez hirurogeita hamalau ez da onartzen hamaikagarrena ebazpena hamabigarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak bai bat ez hirurogeita hamalau

aurkako botoak bai bat

aldeko botoak aurkako botoak bai bat ez hirurogeita hamalau

hamabostgarrena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

bai hogeita zortzi ez

aldeko botoak aurkako botoak bai bat ez hirurogeita hamalau ondorioz ez da onartzen hamaseigarrena ebazpena

aldeko botoak aurkako botoak bai bat ez hirurogeita hamalau ez da onartzen hamazazpigarrena ebazpena

bai hamazazpi ez berrogeita hemezortzi ondorioz ez da onartzen

aurkako botoak abstentzioak

ebazpena hogeigarrena ebazpena aldeko botoak

bai berrogeita lau ez hogeita hamaika ondorioz onartuta geratzen da hogeigarrena ebazpena

aurkako

bai hirurogeita bost ez hamar ondorioz onartuta geratzen da hogeita batgarrena ebazpena erdibidekoa jarriko da bozketan aldeko botoak

abstentzioak bai berrogeita hamalau abstentzioak hogeita bat ondorioz onartuta gelditzen da erdibideko zuzenketa

aurkako botoak abstentzioak

hogeita hirugarrena ebazpena hogeita laugarrena ebazpena

aurkako botoak bai hamazazpi

aurkako botoak bai bat ez hirurogeita hamalau ondorioz ez da onartzen hogeita bostgarrena ebazpena hogeita seigarrena ebazpena aldeko botoak

bai hogeita bi ez berrogeita hamairu ondorioz ez da onartzen hogeita seigarrena ebazpena

aurkako botoak bai bat ez hirurogeita hamalau ondorioz ez da onartzen hogeita zazpigarrena ebazpena hogeita zortzigarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak abstentzioak

hogeita bat ondorioz ez da onartzen hogeita zortzigarrena ebazpena

aldeko botoak aurkako botoak

bai hogeita zortzi ez berrogeita zazpi

ez da onartzen hogeita bederatzigarrena ebazpena hogeita hamargarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak bai berrogeita lau ez hogeita hamaika

aurkako botoak bai hogeita zortzi ez berrogeita zazpi ez da onartzen

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

bai hogeita zortzi ez berrogeita zazpi ez da onartzen hogeita hamabigarrena ebazpena hogeita hamairugarrena ebazpena

aurkako botoak bai hamazazpi ez berrogeita hemezortzi ez da onartzen hogeita hamairugarrena ebazpena

abstentzioak bai bat ez berrogeita hamairu abstentzioak hogeita bat ondorioz ez da onartzen hogeita hamalaugarrena ebazpena

erdibideko zuzenketa daukagu aldeko botoak

bai berrogeita hamalau ez hogeita bat ondorioz onartuta geratzen da

aurkako botoak abstentzioak

hogeita hamaseigarrena ebazpena hogeita hamazazpigarrena ebazpena aldeko botoak

bai hirurogeita bost ez hamar ondorioz onartuta geratzen da hogeita hamazazpigarrena ebazpena hogeita hemezortzigarrena ebazpena aldeko botoak

bai hamazazpi ez berrogeita hemezortzi ez da onartzen

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

bai hirurogeita bost ez hamar onartuta geratzen da

aurkako botoak bai berrogeita lau ez hogeita hamaika onartuta geratzen da

ebazpena jarraian euzko abertzaleak taldearen

aldeko botoak aurkako botoak

aldeko botoak aurkako botoak

aldeko botoak aurkako botoak

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi abstentzioak bat enpate dagoenez hurrengo bozketarako utziko dugu

hirugarrena ebazpena aldeko botoak aurkako

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi abstentzioak bat enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu aldeko botoak

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi abstentzioak bat enpate dagoenez hurrengo bozketarako utziko dugu

ebazpena aldeko botoak aurkako botoak bai hogeita hamazazpi ez hogeita hemezortzi ondorioz ez da onartzen laugarrena ebazpena bostgarrena ebazpena aldeko botoak

abstentzioak bai hogeita hamazazpi ez hamasei abstentzioak hogeita bi ondorioz bostgarrena ebazpena onartua geratzen da

aldeko botoak aurkako botoak abstentzioak

enpate dagoenez berriro bozkatuko dugu aldeko botoak aurkako botoak abstentzioak

bai hogeita hamazazpi ez hogeita hamazazpi abstentzioak bat enpate dagoenez hurrengo bozketarako

aldeko botoak aurkako botoak abstentzioak

bai hogeita hemezortzi ez hamasei abstentzioak hogeita bat ondorioz onartuta geratzen da zazpigarrena ebazpena

aldeko botoak aurkako botoak abstentzioak

aldeko botoak aurkako botoak abstentzioak

bai berrogeita hamalau abstentzioak hogeita bat onartuta geratzen da bederatzigarrena ebazpena ebazpena aldeko botoak aurkako botoak

ez hogeita bat abstentzioak hamar onartuta geratzen da hamargarrena ebazpena

aldeko botoak aurkako botoak

bai berrogeita hamairu ez hogeita bat abstentzioak bat onartuta geratzen da hamaikagarrena ebazpena hamabigarrena ebazpena aldeko botoak

bai hirurogeita hamabost eta aho batez onartzen da hamabigarrena

ez da entzun berriro bozkatu dugu ez bazait entzun ia ahotsa gabe gelditzen ari naiz

bai hogeita zazpi ez hamaika abstentzioak hogeita hamazazpi ondorioz onartuta geratzen da hamalaugarrena

aldeko botoak aurkako botoak abstentzioak

onartuta geratzen da hamalaugarrena ebazpena hamabostgarrena ebazpena aldeko botoak

abstentzioak bai berrogeita zortzi ez hamaika

abstentzioak hamasei ondorioz onartuta geratzen da hamabostgarrena ebazpena

aurkako botoak abstentzioak bai berrogeita zortzi ez hamaika

hamaseigarrena ebazpena hamazazpigarrena ebazpena aldeko botoak

aurkako botoak bai hirurogeita lau ez hamaika ondorioz onartuta geratzen da

hamazazpigarrena ebazpena eta gai zerrenda agortuta